osoko bilkurari hasiera emango diogu jakinarazten dizuet hamaikagarren puntua beste baterako utzi dela gai zerrendako lehenengo puntua galdera miren josune gorospe elezkano euzko abertzaleak taldeko legebiltzarkideak ogasun eta ekonomiako sailburuari egina egungo

eskerrik asko legebiltzar buru andrea lehendakari sailburuok egun on guztioi

legelariak tapatzen zaitu hor tartetxo bateak ikusten zaitut egun on berezia zuri ere ezer baino lehen

gure legebiltzar taldearen izenean jakin izan dugu zure konpromiso

konpromiso irmoa aurrekontuak jenero ikuspegitik eginda

gure legebiltzar taldetik babes osoa duzula horretarako oso garrantzitsua delako gaurko gaira joanda

egunotaz azken asteetan egin dituzun hainbat agerraldietan

irrati batean egindako elkarrizketa batean pasaden astean

analisi ekonomia agertu izan da hainbat datu

euskal ekonomiaren bilakaerari buruz bertan konparatzen izan duzu aurreko urteetako datuez eta esaten izan duzu desazelerazioa egon arren ba horrek esan nahi duela ekonomiaren hazkundea moteldu dela baina

eta hori esaten zenuen eta azpimarratzen zenuen

zein aurreikusten duzu izango dela euskal ekonomiaren bilakaera eskerrik asko

legebiltzarreko presidente andrea lehendakari jauna sailburuok legebiltzarkideok gorospe anderea egun on denoi eta eskerrak benetan zure hitzengatik

eta industria sektoreak azken hilabeteetan erakutsi dituen datu ezkorrenak

ari da hazten euskal ekonomia hazten ari da desazelerazioak hazkunde motelagoa esan gura du baina hazkundea azken finean eta hazkunde
garrantzitsua esango nuke eskerrik asko eskerrik asko

sailburu jauna gai zerrendako bigarren puntua galdera unai urruzuno urresti eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

egun on lehendakari jauna la naval itunpeko irakaskuntza lehen arreta osakidetzan nagusien egoitzak zuzenean zerbitzua ubik dia bulegoak esan dezakegu euskal herrian lan gatazkak non nahi

jaurlaritza non uste duzu benetan zure gobernua egiten ari dela dagokiona langileen eskubideak eta lan gatazketan langileen alde egiteko
eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

mahaikideak legebiltzarkideok sailburuok jaun andreok egun on eta egun baita casanova jauna eta ondo baino hobeto dakizu aipatutako adibideen jaurlaritzaren erantzukizuna zein den ondo baino hobeto dakizu dena dela galderari erantzunez bai eusko jaurlaritza gure esku dagoen guztia egiten ari gara

bizi baldintza duinak bermatze aldera eta baita langileen egoera bermatze aldera ere azkeneko bost urte hauetan honako hauek egin ditugu adibidez bat hazkunde ekonomikoa sustatu egin dugu eta horren ondorioz familien errenta igo egin da

herritarrek lana lortu dute eta hiru osasuna hezkuntza eta babes sozialeko zerbitzuak eskaintzeko

inbertitu egin ditugu beraz azkeneko bost urte hauetan bizi baldintza hobeak izan dira eta dira euskadin eta guzti honetan eusko jaurlaritzaren sustapena dago
eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna casanova jauna zurea da hitza

iruditzen zait espainiako gobernuaren sei lege dekretuak onartu egin dituzue ezeren truke ezer lortu gabe zuen baiezko botoa oparitu egin duzue
etxean otso kalean uso hori da erakutsi duzuena isiltasuna mesedez euskadin otso

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako hirugarren puntua galdera

euskadiren egoera politiko eta ekonomikoari buruz martínez jauna zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna lehendakari jauna zurea da hitza

martínez jauna abiaduraren moteltzeari buruz ogasun eta ekonomia sailburuak

lehen egunetik berbera da eta gure programaren lehen lerroan idatzita dago eta hitzez hitz irakurriko dizut

gure gizartearen erronka langabeziaren tasa ehuneko hamaretik jaistea da

no desviarme de esta preocupación eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna martínez jauna zurea da hitza

ba al dago prest euskadi ziurgabetasunari eta krisi berri bati

ez dut esaten euskal ekonomia baizik eta ba al daude prest euskal familiak gure enpresak

krisiaren hamar urte eta gero soldatak ez dira berreskuratu bakarrik guk lortu genuen soldata minimoaren igoerarekin familia askok ez dute aurrezkirik etxebizitza alokatzea

normaltasuna bihurtu egin da ba al dago gure babes sistema prestatuta inor atzean ez geratzeko

baina legealdi honetan hau posible izatea zure eskuetan dago eta oposizioarekin dituzun harremanak nola kudeatzen

ez egin mesedez zure mandatuaren kontu biktimista bat

eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako laugarren puntua galdera gloria sánchez martín euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak lan eta justiziako sailburuari egina nazioarteko lan

eskerrik asko presidente andrea lehendakari sailburuok

euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina eusko jaurlaritzaren egonkortasunari buruz alonso jauna zurea da hitza

lehendakari jauna zurea da hitza eskerrik asko legebiltzar buru andrea

elizondo eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina gazte enpleguaren prekaritatearen ondorioz gazte belaunaldi oso bat galtzeko arriskuaren aurrean jaurlaritzaren asmoen inguruan
estarrona jauna zurea da hitza bai eskerrik asko legebiltzar buru andrea egun on guztioi egun on lehendakari jauna gaurko interpelazioa pasaden martxoaren zortziko kontrol

emakumeen presentzia oso handia da eta greba egin zuten zorionez aurten bai gehiengoak emakumeen gehiengoak greba egin zenuten eta bertan behera utzi zenuten osoko bilkura hau greba egin zuten besteak beste salaketa egiten zutelako eta aldarrikapena

baina baita ere lana eskuratzeko orduan gizonezkook aukera gehiago ditugulako emakumeak baino eta hau errealitate hau batez ere gaztaroan gertatzen den zerbait izaten delako horrela jaso egiten da aurreko astean gazteen euskal behatokiak argitaratutako

bertan konfirmatzen dira beste behin ere hainbat joera estrukturalak eta beraz ere eta ondorioz hauen tendentzia aldatzeko zure gobernua izaten ari den

geroz eta txikiagoa da gazte populazioa euskal gizartean gazteen indizea etengabeko jaitsieran dago ehuneko

da gaur egun inoiz izan den txikiena eta europako eskualdeetako baxuenetako bat da ugalkortasun tasa behera doa etengabe inoizko baxuena delarik eta

adina aldiz gora doa jada hogeita hamabi urteetan kokatzen dena inoizko altuena eta enpleguaren esparruari dagokionez benetan larritzekoa dela azterlan honetan ikustea nola hamasei eta hogeita bederatzi urte bitarteko gazteen jarduera tasa beherantz jarraitzen duen biztanleria osoaren jarduera tasa gorazko joera apalean dagoen honetan enplegu tasak aztertzen

gazte okupatuen ehunekoa bi mila seian ehuneko berrogeita hamabostekoa zen ehuneko berrogeita hamabosteko

lan egiten zuten gazteen portzentajea eta bi mila hemezortzian soilik gazteen ehuneko berrogeiak dute lana eta hori eustaten datuak dira hauek azken hamabost urteetan ehun eta hogeita hamabost mila gazte gutxiago egon da euskal autonomia erkidegoan azkar esaten da se dice

que solo ha conocido la precariedad gazteen prekarietatearen aroan bizi gara urkullu jauna belaunaldi hau prekarietatean hazi hezi eta bizi delako eta gazteen prekarietatea da herri honek esku artean duen egoera larrienetako ez dago datu edo ikerketarik datuen egoeraren larritasunaz ohartarazten ez duenik lanbidek berak belaunaldi oso bat galtzeko

arriskuaz ohartarazten zuen bere azterlan fantasman eta

exekutibo honen interesen aurkakoa zelako hau da egoera iraultzeko

eta hau ez da larriena guretzat oso kezkagarria da azken boladan publikatutako datuen aurrean jaurlaritzak joera positibo bezala baloratzea hauek jarrera autokonplatziente horrek larritasun egoera hori

nolabait europan hemengo gazteek emantzipatzen azkenak dira

bi mila zortzian egin zuen gora eta ordutik ez du beherazko joerarik prekarietatea

eta langabezi tasa handia da behin behinekotasunak gora doa

prekarioak dituzte eta horrelako lan baldintzekin nola emantzipatuko dira gure gazteak

datuen arabera gazteen ehuneko hogeita hiruak bakarrik pentsatzen du hogeita hamar urte izan aurretik emantzipatuko dela

eta hau bai kezkagarria dela oso baxua da beren gurasoak baino zoriontsuagoak izango direla uste dutenen kopurura ehuneko hamairura

eta datu hauek benetan fulminanteak dira oso kezkagarriak dira oso larriak dira eta honen aurrean ez du balio

politak eta aurkezpen bideoak eta titular baterako egokiak baina

duten moduan behin eta berriz behin eta berriz eta berriro tematzen zarete berdinak aurkezten urtez urte

konplementarietate izaera dutenak arazoak despolitizatzen ditu hein batean arazo horien oinarrira jotzea beharrezkoa delako denbora agortzen doalako jausi bat emateko momentua da urkullu jauna egoera benetan larria da

erabiltzen ari zaretela zuritzen saiatzen duzuela zeuen burua baina argazkia errealitatea oso argia da eta

beharra dago politika esanguratsuen bidez gazteen emantzipazioa eta zoriontasuna helburu izanda eta

ganbera honetara eta horietako gehienak gainera aho batez onartuak izan dira baina hauen betetze maila aztertzen dugunean oso eskasa izaten ari da gazteriaren legea ekartzearena kenduta eta ez dakigu ere oso ondo zergatik

oso ondo zergatik ere diru sarrerak bermatzeko errentaren erreformarako jaurlaritzak eginiko txosten horretan jasotzen den erkidegoa dela diru sarrerak bermatzeko errenta bat duten herrialdeen artean sarbiderako adin muga handiena duen herria baina zentzu honetan txostenean inolako malgutasun neurririk ez den planteatzen hemezortzi eta hogeita hiru urte bitartean dauden gazte asko geratzen ari dira egun sistematik adin eskakizuna dela eta pobrezia eta desberdintasun sozialen inkestak argi uzten du pobrezia euskal familietan metatzen dela baina ez bakarrik adin txikiko seme alabak dituztenetan adin nagusi diren gazte asko eta asko beren familietako pobreziari kateatuta

eh bildu diru sarrerak bermatzeko errenta jasotzeko gutxieneko adina hogeita hiru urtetik hemezortzira jaistea proposatu eta baita ere luzatu genizuen aurrekontu negoziaketetan proposamen zehatzak bertan kontratu mugagabeak hiru urte mantentzeko konpromisoarekin bertako hitzarmenpean eta edozein kasutan mila berrehun euroko laga gaindituz belaunaldien elkartasuna bideratzeko plana jarri genuen mahai gainean ere gazte talentua aberriratzeko neurriak doktoretzarako ikertzaileen prestakuntza bekak duintzeko eta

enplegua lortzeko diru lerroak eta jarraituko ditugu hona ekartzen zuen orain arteko planak gazte planak plangintzak ez dutelako eman eta zentzu honetan datorren astean bertan eh bilduk gazteen egiturazko prekarietatearekin amaitzeko laneratze duin bat ahalbidetuko duen

egiturazko prekarietatearekin amaitzeko laneratze duina bermatuko duen talka plana behar dugu herri honetan eta

ere ekarriko dugu hona baina zure gobernuak urkullu jauna gazte enpleguaren ondorioz gazte belaunaldi oso bat galtzeko arriskuaren aurrean

proposatuko du eskerrik asko estarrona jauna lehendakari jauna zurea da hitza

estarrona jauna legealdiaren hasieratik eusko jaurlaritzak

eta hiru dira gazteek ikustarazten dizkiguten lehentasunak enplegua hezkuntza eta etxebizitza gaztebizhitza atarian topatuko duzue hiru arlo hauetan eskaintzen ditugun aukera guztiak eusko jaurlaritzak egindako

agerian gelditu da kezka bat dagoela enpleguaren egoeraren inguruan horregatik gure lehentasunen artean dago eta hala dago

gazteei eragiten dieten politika desberdinak estrategia bakar batekin

gazteek enpleguaz duten kezka bistakoa da enplegua gure lehentasuna da eta jakinekoa denez gazte planak ardatz berezia dauka

lan egin behar dugu gure gazteen emantzipazioa errazteko eta horretarako ekintzak aipatutako hiru alorretatik egingo dira enplegua hezkuntza

hezkuntza mundutik lan mundurako ibilbide motzago eta azkarragoa izatea

gazte ekintzaile gehiago izatea eta bazterketa arriskuan dauden gazteak laneratzea aurreneko helburua beraz estarrona jauna hezkuntza mundutik lan mundurako ibilbidea azkarragoa egin ahal izatea da lan egin behar dugu

eta hori dela eta eremu batzuetan besteak beste enplegurako prestakuntzako berrikuntzan ari gara lanean ekintzaileen sentsibilizazioan eta konpromisoan zentratuta

prestakuntza dualeko sistemaren garapen integralean eta prestakuntza lan merkatuaren eskariari egokitzean el primer objetivo por lo tanto estratégico

lehenengo lan esperientzia eskaintzea bi mila hogei urterako bada legegintzaldiko bi urteetan zehar

eta planteatutako helburua lortzeko moduan gaude estarrona jauna

esango dut zuk esandakoa orain arte diseinatutako eta garatutako gazte politikek kale egin dute beraz baieztatzen da

ez direla nahikoak izan helburua lortzeko nire ustez errealitatetik oso urrun daude hitz horiek estarrona jauna begira duela

bi mila hamairuan gazteen langabezia tasa ehuneko hogeita bederatzian zegoen bi mila hamaseian aldiz ehuneko hogeita hiruan

ehuneko hamaseiarekin amaitu genuen hamaika aldiz esan dugu gure helburua enplegu gehiago eta hobea lortzea dela baita gazteentzat ere eta helburu hori betetzen ari gara enplegua gehiago eta hobeagoarekin batera etxebizitza politika areagotu egiten dugu eta aldatu

etxebizitzak alokatzeko laguntzak zabaldu egin ditugu aipatu egin duzu gaztelagun programa eta gaztelagun programaren bidez alokairuaren aukerak ere handitzen ari gara martxan dauden programak dira eta garrantzitsuena gazteen eskari zuzen eta zehatzei erantzuten dieten programak dira señor estarrona usted realiza afirmaciones

nahikoa eta hala aitortzen dut ez da nahikoa baina gure konpromisoa da aurrera egiten jarraitzea eta esan dut

daudela edo dagoela gaur langabezian beraz gehiago egin beharko dugu denon artean

laguntzea enplegu aukerak izan ditzaten eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna estarrona jauna zurea da hitza

ikusten baldin baditugu eta aztertzen baldin baditugu hemen gauzak ez dira inondik inora aldatu zuk lehendakaria izan zinen lehenengo alditik bakarrik

berdina berdina lau urte geroago berdina bi mila hemezortzian

hitz egiten zenuen irauntza iraun eta iraultzaren artean

irauntzaren alde egingo zenuela guk gazteen egoera irauli nahi dugu bizi ala iraunen artean guk bizitzeko hautua egiten dugu ez irauntzeko

eta uste dugu gobernu honi anbizio falta

handiagoarekin eta paradigma aldaketa baten aurrean gaudenaren abiapuntu horretatik planteatu behar ditu gobernu honek gazteriaren

esan dugu hemen ze bestela planak hobeak ala txarragoak izan daitezke baina ez da inongo eraldaketarik egongo prekarietatearen belaunaldiarekin amaitu behar dugu jauzi bat eman beharra dago politika esanguratsuen bidez gazteen emantzipazioa eta zoriontasuna helburu izanda gainera uste dugu

eta guk horretan gaude espero dugu zuek behingoz horretan ere jartzea eta bestela orain arte bezala gazteriaren esparruan gobernu honen hutsunea eta lidergo falta
guk beteko dugu ez dugulako gure gazteria prekarietatera kondenatu nahi urkullu jauna eskerrik asko estarrona jauna

estarrona jauna zuk aurkeztu duzun errealitatea ez dator bat gazteriak berak helarazten digunarekin eta hori da garrantzitsuena zuk hemen esandako guztia ez da datuetan oinarritzen edo benetakoak diren datuetan oinarritzen euskadiko gazteriak

eta norbere egoerari buruz duten gogobetetzeari hirurogeita hemezortzi puntu gazteek etorkizunari begira daukaten konfiantzaz galdetzen badugu

eta gazteriaren euskal behatokiaren aurrera begira azterlanetik ateratako datu objektiboak dira hori da euskadiko gazteen iritzia beraiena benetakoa ez gurea beraiena benetakoa

eta horregatik da beharrezkoa zeharkako politika aktiboak egitea egungo errealitateei edo errealitateari egokituta horregatik beragatik garatzen ari garen politiken artean argi dugu gure ekimenak etengabe hobetu behar ditugula eta hiru parametro ardatz ezagutza betearazpena eta kontrola

betearazpena hartutako neurrien eraginkortasuna bermatzeko eta kontrola ezarritako neurrien gain neurrion egokitasuna zehazteko

gure gazteek askatasuna edukitzea zer nahi duten izan erabakitzeko eta geroko bizitza proiektuari ekiteko gobernu bezala dugun helburua argi dago euskadiko gazteen egoera hobetzea oro har eta ez izan zalantzarik estarrona jauna bide hori lantzen eta jorratzen jarraituko dugu ahal dugun

handienarekin eta prest gaude prest gaude zuek hemen planteatutako guztiak behin eta berriz aztertu egin ahal izateko eta adostasunean herri erronka den honi erantzun bateratu bat eman diezaiogun denon artean eskerrik asko
eskerri asko lehendakari jauna gai zerrendako zazpigarren puntua galdera oihana etxebarrieta legrand eh bildu taldeko legebiltzarkideak gobernantza publiko eta autogobernuko sailburuari egina zuzenean zerbitzuko langileek malgutasun neurriak

eskerrik asko egun on eta bereziki ongi etorri gaur paroa egin eta hona gerturatu zareten

bizitza familiarra eta lana bateratzeko arazoak eta batzuetan ezintasunak ezarri zizkiela zuen gobernuak erkoreka jauna garai horretara arte bi mila hamareko

baina zure sailak langileei lanera sartzeko eta irteteko malgutasuna

urteroko ordutegien zirkularretan jasotzen zituen zure sailak hitzarmenean onartutako ordutegi baldintzak baita sailaren berdintasun planak ere

bertako langileen bateragarritasunean eragozpenik sortu gabe zure sailaren berdintasun planak biltzen duen ideiarekin bat egiten dugu guk

langileen eskubideen bizkar jarri duzue horregatik galdetzen dizugu langileek bizitza pertsonal eta laborala kontziliatzearen beharra aldarrikatu duzuen arren ez al da kontraesankorra
zuzenean zerbitzuko langileei malgutasun neurriak hartzeko oztopoak jartzea eskerrik asko etxebarrieta

eskerrik asko legebiltzar buru andrea etxebarrieta andrea

baina ez da horrela begira kolektibo honek malgutasun neurri argiak zehatzak eta ukaezinak ditu hitzartutakoak sindikatuekin hitzartutakoak goitik eta behera negoziatutakoak eta hitzartuta eta sinatutakoak hitz borobilak erabili dituzu zure berbaldian berdintasuna

hemen jokoan dagoena ez dauka zerikusirik ez batak ez bestearekin hemen jokoan dagoena askozaz

akordio bat dago akordio horretan malgutasun neurri zehatzak aurreikusten dira

administrazioak esaten duena da erabil daitezkeen malgutasun neurriak horiek direla soilik eta sindikatuak esaten dute horiez gainera beste batzuk ere erabil daitezkeela

zerbitzua gestiona ezina bilakatu arte eta judizializatuta dago auzitegien eskuetan dago

liskarra baldin badago mahaira joateko negoziatzen eta esaten digute ezetz ez dago ezer negoziatu nahi ez dutela ezer negoziatu nahi hemen orekak zaindu behar dira eta

zaindu nahi aitortutako negoziatutako eta sinatutako malgutasun neurriak bai baina horietaz aparte bakoitzak nahi dituenak eta horretarako

mugak jarri behar ditu nahi eta ez eskerrik asko erkoreka jauna

aluzinatuta erkoreka jauna ez dira betetzen ari eta ez dituzue onartzen gaur egun sindikatuekin batera adostutako horiek ere ez

sindikatuekin adostutako hori ez zabiltzatela betetzen ari ez egin ezetz

eta hainbat kasu judizializatzera behartzen ari zarete zuek ez zaretelako betetzen ari sinatutakoa oso zerbitzu garrantzitsua da zuzenean administrazioaren eta herritarren arteko arrera zuzena eta gertukoa egiten duena eta balorean jarri ordez zuek egiten ari zareten honekin eta gainera orain esanez

gauza gehiago eskatzen ari direla benetan entzun beharko zenuke gehiago zer ari den eta zer ari diren eskatzen zeren badirudi edo mundu paralelo batean bizi zaretela edo ez dizutela informazioa

zuzenean bera ari zarete okertzen orain gertatzen eta egiten ari zareten honekin guztiarekin urtebetean langileen baldintzak asko okertu direlako eta

eta zuek langileen bizkar jartzen duzue berriz ere arazoa zuen kudeaketa arazoa inor kontratatzen ez duzuelako gora egiten duen zerbitzu honetan eta hitz ponposoak ba noski hitz ponposoak eta behar diren guztiak erabiliko ditugu berdintasunez hitz egiten dugu bai

eta ze kasualitatea feminizatutako sektore bat denean ez zarete prest esertzeko feminizatutako sektore batek ez duelako horrenbeste zaratarik egiten baina emakume guzti hauei malgutasuna ukatzen ari zarete murrizketara behartzen eta murrizketek zuen soldata arrakala prebenitzeko plan horretan irakurri baldin baduzu pentsatzen dudala baietz badakizu zer suposatzen duen bere etorkizunean

emakumeek eta gauza pilo bat prestatuta nituen baina benetan amaitu nahiko nuke kontu batekin malgutasunak zuk diozu

eta zuen ezintasuna izan da bi mila hamaretik bi mila hemeretzira bestelako hitzarmenik ez lortzea

urtero sinatzen zen sindikatuekin batera adostutako

ez dituzuela horiek berriro onartuko eta zuk pasatzen zenizkigun datuetan bazirudien

etengabea zela arreta eta eskatu dizugu orduka ematea zeren pixka bat tranpatia da bost ordu eta erdiko tarte bat edukitzea bi ordukoa eta lau ordukoa
datuak begiratzen baldin baditugu beste bat delako denbora eskerrik asko etxebarrieta anderea denbora agortu zaizu erkoreka jauna zurea da hitza

kolektibo hau zuk esan duzu oso berezia da bai eta ordutegia ere oso bitxia dauka arrera

baina horrek bere konpentsazioak ditu oso ondo dakizunez soldatan euren kategoriako soldatarik jasoena altuena daukate gainontzeko guztiak nahiko luketena

lanorduetan baita ere beste guztiak baino ehun eta hogei ordu gutxiago egiten dituzte urtean ehun eta hogei gutxiago eta malgutasun neurriak nabarmenak

txanda berezi bat hirugarren txanda deitzen dena malgutasun izugarriak dituena eta

eskerrik asko erkoreka jauna gai zerrendako zortzigarren puntua galdera

izan daitekeen hauteskundeen aurreratzeari buruz sémper jauna zurea da hitza

políticas eskerrik asko sémper jauna erantzuteko erkoreka jauna zurea da hitza

el asunto está resuelto eskerrik asko erkoreka jauna sémper jauna zurea da hitza

es autocomplacencia pues adelante eskerrik asko sémper jauna erkoreka jauna zurea da hitza

ekonomiaren garapen eta azpiegituretako sailburuari egina pasaiako portu agintaritzaren egoera

eskerri asko eguerdi on pasaiako portuan ez da giroa tapia anderea egoera kaotiko baten murgildua dagoela

jaurlaritzak izendaturiko presidente bat dago pasaiako portua agintaritzaren buru baina ez da dirudienez oso gogokoa bere jarrerak

txosten bat sinatu dute eta jaurlaritzaren etika publikoko batzordera bidali akusazio oso larriak eginez

kontratazio publikoan jokabide arbitrarioak zuzendaritza batzordeko kideengan desinformazioa eta isolamendua eragitea eta hau gutxi balitz zuzendaritzako lau kideek laneko jazarpenagatik salatu ditu presidentea hau guztia kontuan izanik zer da zure iritzian pasaiako portu agintaritzan gertatzen ari dela

eskerrik asko presidente anderea sailburuok eta legebiltzarkideok egun on otamendi

badago zarata egia da beste gauza bat da irregulartasunak norbaitek ikusten baditu non salatu behar ditu argi dago zein salaketa egin dian ere jakinak dira baino nik

alde batetik presidentearen eskumenetan dago nolabait portuaren kasu honetan zuzendaritzaren antolaketa

hor desadostasunak sortzen dira eta kasu honetan langileen eta presidenteen arteko

zarata gehiago dago egia da baino baita ere esan behar dizut bai

portuko estatuko portuetatik eta baita ere jaurlaritzaren aldetik badagoela borondate bat ardura bat guzti hori konpondu ahal izateko gehiago aste honetan bertan portuko presidentea

joateko eta bertan esku hartzeko eta laguntzeko gatazka hori konpontzen eta baita ere jarri du nolabait eskura laneko inspekzioa bertan sartu dadin hortaz haratago portuko aktibitatea jarraitzen du lana jarraitzen du eta esan beharra daukat azken datuaren arabera adibidez pasaiako portuko trafikoa ehuneko hamaika hazi dela

beraz lan gatazka bat badago egia da baina portuak lanean jarraitzen du eskerrik asko eskerrik asko

lan gatazka bat baino gehiago dela esango nuke nik ezin didazu ukatu gatazka edo

ez duela eraginik portuaren eraginkortasunean nik baino hobeto badakizulako horrek eragina baduela ezinegona sortzen ari dela hainbat sektoretan harritzen nauena da oraindik ahotsa

behintzat publikoki pasaiako badiaren biziberritzean eta berau osatzen duten herriekin bizikidetzan sakondu beharra dagoela uste dut nik

erantzunik ez zaielako ematen jada historikoak bihurtzen ari diren inguruko herrietako eskaerei pasaiako herrirako errepidea eta porturako errepidea bereiztea adibidez

edo portuak erabilerarik gabe dituen lurzoruak inguruko herrien esku uztea eta ez etekin ekonomiko ahalik eta handiena lortzeko erabiltzea edo

geldi dagoena adibideak jarriz jarraitu dezaket baina beno gu pasaiaren portuaren estrategikotasuna azpimarratu nahi dugu ezinbestekotzat duen ehun produktuari ematen dion zerbitzuagatik portuak gipuzkoako ekonomian duen eraginagatik eta pisuagatik eta nola ez zuzenean edo zeharka sortzen dituen enpleguen etorkizunagatik

jartzen duzuenak zein da jaurlaritzaren asmoa portu honekin zein da pasaiako portuak gure erkidegoan izan beharko lukeen papera

zeinekin kontatzen duzue proiektu hau aurrera eramateko langileekin enpresariekin

portuaren egoera txarra eta barneko liskarrak dira berri hauek lehen ere egoera kezkagarrian dagoen pasaiako portuaren etorkizunari ez diote batere mesederik egiten guzti honen atzean ez da egongo ahoz aho dabilen hori hau da

uzten ari zaretela eta helburua pasaiako portua itxi eta aktibitate guztia bilboko portura eramatea dela

bai langileen aldetik eta bai inguruko herrien aldetik ere susmoa badago zein da zuen benetako asmoa portu honen etorkizunari dagokionean

portua ixtea edo hiltzen uztea ez baldin bada behintzat baduzu zer egin

agintaritzako presidente eta zuk jarri zenuen bezala zuk kendu zenezake

pasaiako portuaren estrategikotasunean sakontzeko norabide zuzena zein izan behar den zuk markatu zenezake beraz zer egin badago nik uste lan gatazka baino askoz ere gehiago askoz ere arazo handiago dagoen portu horrekin

tapia anderea zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea

lan arazo bat ekarri duzu gero portuaren eta nolabait estrategiaren inguruan aritzeko bi gai

pasaiako portua erabat estrategikoa da eta horretan ari gara lanean eta horretan ari da gainera

bertan langile zuzenak direnak eta baita ere portuan aritzen direnak zentzu horretan zer gauza egiten ari dira pasaiako portuaren nolabait

hau da sektore ekonomikoei zerbitzu ematea eta horretarako lur berriak jarriko dira ekonomiaren esku momentu honetan baita ere hainbat kontzezio berriak emateko gipuzkoa eta inguruko enpresei zerbitzu hobeak eman ahal izateko eta hori laster esleituko da baita ere lezo inguruan lurrak berreskuratu dira aktibitate hobeak jarri ahal izateko momentu honetan itsasontziak sartzen dira luzera batekoak eta beno nolabait oztopo batzuk daude barruan baita ere aztertzen ari da hori nola konpondu

beraz ekonomiari erantzuteko eta beste alde batetik dago portua eta hiriaren arteko erlazioa hiriak esango genuke gertukoak eta aipatzen zenuen zu zeuk lonjaren gaia beno ba kasu honetan baita ere lonjaren inguruan bazegoen plaza bat hor hiriarentzako izango dena

beraz nik uste dut badaudela gaiak esateko portua lanean ari dela eta berriro diot ehuneko hamaika igo da trafikoa esan genezake oztopoak oztopo eta arazoak arazo portua badoala erritmo handiagoan joan daitekeela guztion esfortzuarekin hala egingo da eta lan arazoa eta horretan seguru egon zaitezke bai bi administrazioak eta bai presidentea

berreskuratzeko giroa eta gauzak konpontzeko eta horretarako gainera osalaneko bitartekaritza eskatu da nik uste dut bide onetik hartu dela erabakia eskerrik asko

elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta azpiegituretako sailburuari egina naval ontziolan izan daitezkeen inbertitzaileei buruz becerra jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea egun on guztioi tapia

itxita dago eta langileak kaleak eta bai langileen azken itxaropena eta bai nirea da hortik omen dagoen inbertsorea beste irtenbideak

azken itxaropena baina etorkizunari begira gure galdera da

ekiditeko asmoz ze bermeak antolatuko dituzuen hurrengo inbertsoreari eskatzeko
gauza bera ez egiteko eskerrik asko becerra jauna

eskerrik asko presidente andrea becerra jauna aipatzen zenuen bezala ez orain bakarrik

momentu honetan la naval dagoen egoeratik ateratzeko inbertsore bat behar dela ez edozein motatakoa inbertsore industrial bat etorkizuna emango diona proiektuari eta zentzu horretan jakina da horrelako egoera batean hartzekodunen lehiaketan

proiektuaren zaintza zehaztasuna eta nolabait jarraipena administradore konkurtsalak egiten duela eta epaileak beraz hori argi izanik berriro aipatuko dizut beste zerbait oso ondo dakizuena baina baita ere errepikatuko dudana eta da jaurlaritza prest dagoela horiekin batera parte hartzeko parte txikiena izanda parte hartzeko proiektu berrian eta zentzu horretan jarraipen zuzena egin ahal izateko baina beti kontutan izan pribatuak dutela kasu horretan zer esana zer egina eta hartzekodunen lehiaketan administradore konkurtsalak eskerrik asko
eskerrik asko tapia anderea becerra jauna zurea da hitza

tapia anderea gai zerrendako hamabigarren puntua interpelazioa tinixara guanche suárez elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak enpleguko eta gizarte politiketako sailburuari egina

eskerrik asko mahai buru anderea legebiltzarkideok sailburuok egun on guztioi

alta inversión sí mala gestión también señora artolazabal inbertsio handia bai zera kudeaketa txarra ere bai euskadin hiru urtetako itxaron zerrenda pairatu behar dute menpekotasun egoeran dauden pertsonek eta euren familiek

eta haien ongizatea euren diruaren eta familien esku gelditzen da

nahi baizik eta eskubideak berdintasuna justizia eta elkarbizitza erdian jartzen duen euskadi bakar bat eta horren alde erakunde guztietan irmo lan

mahaiburu andrea sailburua legebiltzarkideok egun on guztioi

eskerrik asko artolazabal anderea guanche anderea zurea da hitza

eskerrik asko guanche anderea artolazabal anderea zurea da hitza

elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak enpleguko eta gizarte politiketako sailburuari egina gazteentzako politikei buruz bollain jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea artolazabal andrea egun on beno dakizun moduan gaur eusko jaurlaritzaren politikek gure herriko gazteriengan

eta uste dut hasieratik garrantzitsua dela argi lagatzea gauza bat dela euskal gazteok

ezin dela inolaz ere begirada murriztaile batekin aztertu baizik eta begirada zabal batekin

zazpi pertsona bakarrik lortu dituen eta aurrekontuetan agertzen zen errekurtsoen ehuneko zazpi

edota diru publikoaz gazteen prekarietatea sustatzen duen lehen aukera programari buruz

baina honek artolazabal andrea gazteentzako proiekturik ez daukazuela baino ez du berresten

egoera larri eta estruktural bati erantzuna emateko

gobernu kontseiluan hartzen diren erabaki guzti guztiak modu zuzenean eragiten gaituela ulertu

jakitun zara gobernu honen orainaldiko akzio eza guri gazteoi etorkizunean sententziatzen gaituela

ez gara gu eta ez dira ere etorkizun belaunaldiak arazoa sortu dugunok

eskerrik asko bollain jauna erantzuteko

eskerrik asko artolazabal anderea gai zerrendako hamalaugarren puntua galdera nerea llanos gómez euskal talde popularreko legebiltzarkideak enpleguko eta gizarte politiketako sailburuari egina enplegu zentru berezien erregistroa sortzeari buruz

llanos anderea erantzuteko artolazabal anderea zurea da hitza eskerrik asko

gai zerrendako hamabosgarren puntua galdera iñigo martínez zatón elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak ingurumen lurralde plangintza

gaineko erabakien inplementatzeari buruz martínez

en este mes eskerrik asko arriola jauna martínez

juana de bengoechea estrade euskal talde popularreko legebiltzarkideak hezkuntzako sailburuari egina arabako urrutiko unibertsitateari buruz

legebiltzarreko presidente andrea sailburuok legebiltzarkideok

nire hitzaldia testu inguratze lan bat egiten hasi nahiko nuke nire saileko unibertsitate eta ikerketa arloko ildo estrategiko nagusiak zein diren azalduz gogora ekarriz hasteko

bikaintasunaren eta nazioartekotzearen alde gure unibertsitate hezkuntza eta politika zientifiko ereduaren arrakastarako giltzarriak direlako

emaitzei begira kudeatzen eta ingurune global berrira egokitzen dena euskal herriko gizarteak etorkizunean aurre egin behar dituen erronkei erantzuteko ondorengoen bidez euskal unibertsitate sistemaren plana araudiaren garapena euskal unibertsitate sistema nazioarteko bikaintasunerantz bultzatzeko

gizarteko erronkei konponbideak emango dizkien euskal unibertsitate sistema sustatu konpromiso hori aldean hartuta bi mila hemeretzi bi mila hogeita biko euskal unibertsitate sistemaren plana onartu eta definitu da berriki beste eskaintza batzuen artean

bikaintasuneko ikerketa eta transferentzia politikak sendotuz horretarako bereziki nabarmenduko ditugu unibertsitate sisteman eta enpresen

gainera politika orokorrak garatuko ditugu gure sistemak hain berezkoa duena adibidez euskara ekitatea berdintasuna eta enplegagarritasuna

konpromisoa sendoa dugu unibertsitate gehi enpresa estrategiarekin konpromisoa dugu euskal unibertsitate sistemaren barruko unibertsitateen eta euskadiko administrazio publikoen

ekonomiko eta sozialen arteko harremanak bultzatzearekin prestakuntzaren eta ezagutzaren transferentziaren bidez konpromisoa dugu unibertsitatea amaitutako ikasleek

konpromiso sendoa dugu unibertsitateko politika zientifikoa eta oinarrizko unibertsitate ikerketa garatu eta talentua sustatzearekin bikaintasunaren bilaketarekin hori da gure konpromisoa konpromiso hori jaurlaritzaren legegintzaldi honetarako planean biltzen da

lehen azalpen honen ostean eta testuingurua kontuan hartuz hobe eta zehatzago erantzun ahal izango diot adierazi zaidan galderari

euskadin unedk hiru ikastetxe elkartu ditu bergaran portugaleten eta vitoria gasteizen

eta kokapen geografikoa da ikastetxe horiek sortzeko bultza indarra

baina esan behar dut horietako kopuru nabarmen bat ere ez dagoela ikasketa ofizialei lotuta etengabeko

esparru honetan eusko jaurlaritzaren eginkizuna izan da euskal unibertsitate politikaren ikuspegia ematea euskadi gainditzen duten unibertsitate politikak dituen unibertsitate ingurunean

ikastetxe horiek egiten duten lan akademiko kulturak eta sozial garrantzitsua aitortzen du eusko jaurlaritzak

egiten dituzten jarduerak sostengatzen jarraitzea bere gain hartzen hala ere ondo dakizun bezala uned ez da euskal unibertsitate sistemako partaide alde formaletik

eskerrik asko de bengoechea anderea uriarte anderea zurea da hitza

eusko jaurlaritzak jarri beharreko diru kopuruek bateragarria behar dute hezkuntza sailak urtero bideratzen dituen aurrekontuekin

bere autonomiaren arabera eskumena du inondik ere bestelako diru sarrera lortzeko

hezkuntzako sailburuari egina ekimen sozialeko itunpeko ikastetxeen egoerari buruz ubera anderea zurea da hitza

jada sindikatu batek zure dimisioa eskatu izana ikusita izaten ari zaren jokabidea eta ikusita egiten ari zaren azkenak ardurak beste batzuengan utzi

langileen eta sindikatuen inguruan mezu iraingarriak bota gatazkei aurre egiteko inkonpetentzia gainera guzti hau ikusita entzunda ere erkorekaren adierazpenak

agertu inpresioa daukagu zuek gatazka auzi hau erabiltzen ari zaretela instrumentalizatzen ari zaretela erabiltzen ari zaretela bestelako helburu politiko batzuekin

onartezina da onartezina da sailburu batek sindikatuei leporatzea itunpeko gatazka hau erabiltzen ari direla

sarea kaltetzeko eta eskola publikoa sustatzeko horrekin zer esan nahi duzu zu eskola publikoaren arduradun nagusia ez duzula eskola publikoa sustatu nahi hori esan nahi duzu

sindikatuetako parte diren eta itunpeko irakasleak direnak euren buruak kaltetu nahi dituztela zuk benetan pentsatzen duzu

beraien ikasleak kaltetu nahi dituztela benetan edo horren atzean benetan dagoena da auzi hau erabiltzen ari zaretenak zuek zaretela ikasleak

ez dakit zer nolako helburu politikoengatik zeren gertatzen ari dena ulertezina eta onartezina da eta beti bezala ikasleak eta familiak galtzaile itunpeko ikastetxeak

finantzazioa igo zaie eta badaukate dirua auzia konpontzeko badaukate guztion dirua dagoeneko jaso dutenarekin konpondu dezakete zuk zerorrek aitortu duzu

konpontzeko edo ez badute arazoa konpondu nahi agian egin behar duzuna da guztion dirua diru publikoa erretiratu enpresa horri ez duzu pentsatzen zeren zuen hau da guztion marko juridikoaren

azpian daude onerako eta txarrerako eta guztion diruaren diru publikoaren zaindari eta kudeatzaileak zarete zuek momentu

ari da beraz zer egingo duzu zer egingo duzu auzi hau konpontzeko

gertatzen ari dena irtengo zarete enpresaren patronalaren gona azpitik eta benetan auzi hau ez duzue gehiago usteltzen utziko
eskerrik asko ubera anderea uriarte anderea zurea da hitza

langile gatazka bat dago baina gatazka horren ondorioak aspaldi zabaldu dira gizarte osora milaka familien milaka eta milaka ikasleren kezka eusko jaurlaritzarena ere bada

eusko jaurlaritzan egin ahalak egiten ari garela aldeak elkarrengana hurbiltzeko gure eskumenen eta arduren arabera hezkuntza sailak aspaldi daramala zuhurtasunez lan egiten horrela egin behar baitira gauzak

diren bilkuretan inplikatu nahi gaituztela behin baino gehiagotan argi dago elkarren kontra dabiltzan aldeek hezkuntzako patronalak eta sindikatuak jarrerak hurbiltzetik etorriko dela konponbidea haiei dagokie hitzarmen batera heltzea

hezkuntza sailetik gauza bat eskatzen dugu behin eta berriro ikastetxeek ezin dute sufritzen jarraitu arduragatik gure gazteek
haurrek hezkuntzarako duten eskubidea da gure altxor gailena eta ezin dituzte langile gatazka baten ondorioak pairatu eskerrik asko uriarte

konpondu ez dezatela erabili enpresak ezta zuek ere

dirua familiak eta ikasleak kaltetzeko nahi duzuenean mugitzen zarete bi mila hemezortzian ostalaritzarako greba berehala mugitu zineten eta kasu honetan baino askoz ere eskumen gutxiago zenuten zuen marko juridikoaren azpian finantzazioaren azpian kokatzen dira mugitu

ikasleak eta familiei eman erantzuna zuen esku dago eta zuen erantzukizuna da zuen ardura da legebiltzarraren mandatu bat duzue
bete bete eskerrik asko ubera anderea uriarte anderea zurea da hitza

behin eta berriro nahiz eta esan lanean ari garela berdin du azkenean

nahi baina sailaren partaide eza leporatzen zaigu bai baina gure ustezko geldotasuna kritikatzen zuten pertsonak lakuan egindako bilera ugarietan parte hartu zuten berberak ziren eta bilera horietan lehen eskutik ezagutu dituzte sindikatuen kezka nagusiei irtenbidea emateko hezkuntza sailak egindako proposamenak batez ere

aldatzeari eta belaunaldiak berritzeari buruz hezkuntza saila ez dago beste leku batera begira inplikazio guztiarekin problema errealetarako soluzioak proposatu ditugu hogeita hamar bilkuratan baino gehiagotan

y sindicatos patronalek eta sindikatuek mahai gainean dituzte gure proposamenak bai

sindikatuen aldarrikapen puntu nagusia eta bai hezkuntza sailetik horiek landu ditzakegu

hori da gure irizpidea eta berriz bukatzeko sindikatuei arduraz jokatzeko eskatzen diet berriz ere gure ikasleen hezkuntza eskubidearen alde atera ditzatela
mobilizazioak geletatik eskerrik asko

osasuneko sailburuari egina osakidetzaren gainbeherari buruz

sailburu andrea hilabete bat daramazu karguan baina osasungintzaren jabe zara langile gisa eta arduradun bezala ere bai zuk ondo baino hobeto ezagutzen dituzu egun konpondu gabe dauden hainbat arazo izan ere

gatazka horiek ez dira arazo isolatuak osasun sistema publikoa jasaten ari den gainbeheraren ondorioak baino ez dira gure aburuz gainbehera hainbat esparrutan itxarote zerrendak gero eta luzeagoak dira ospitale berrietan

agerikoak dira eta gutxi izango balitz lehen arretako langileak kalera aterako dira berriro ere egun gutxi barru eta kalera ateratzen badira

jaurlaritzak egin ez duen kontraste lanagatik eta adostasun ezagatik

eta zer nolako sinesgarritasuna izango du plan honek langileek lehen eskuz lehen arretan lan egiten dutenek ontzat ez badute ematen jakin badakigu lehen mailako arretarako estrategiari egindako hainbat zuzenketa edota ekarpenak jaso dituzuela jakin

bista bistakoa da esan bezala lanpostuen bajak daudenean oporrengandik erretiroengandik edota gaixotasunengatik ez dira betetzen

ondorioz askotan herritarrok jasan behar izaten dugun egoera froga bat egiteko

eta pena da askotan esan dugun bezala lehen mailako arreta sisteman sartzeko ate nagusia izaten ohi delako osasun sisteman barruratzeko

burutuko da hala ere eh bilduk argi du herritarrok sistemaren barruan dauden disfuntzioak

profesionalei esker dela osakidetza gure altxor preziatuena bada

dira gure aburuz eta profesional askori bere arduragatik egiten duten lanak eta ematen duten atentzioak

estres maila handia eragiten diete eta osasun sailak nola eskertzen die langileei egiten ari diren esfortzua karrera profesionalaren pizgarria ordaindu gabe jarraitzen

orain ere bi mila hemeretzitik aurrerakoa ez dela ordainduko beraz oso ondo dago publikoki osakidetzako langileak babestea goraipatzea

adierazi du aurkeztu duzuen plan onkologikoa zuekin partekatzen duela baina lehen esan bezala idazten dena paperetan jasotzen dena bete eta gauzatu behar da bestela

eta kimioterapia jasotzeko itxarote zerrendarekin gertatu dena berriro ere ez da kasu bat isolatua

beraz ikusten duzuenez badaude puntu asko konpontzeko langileak pazienteak itxarote zerrendak aipatu ditugu eta eraikinak falta zaizkigu

momentu honetan azpiegituretan gertatzen

ez nuke denborarik izango gauza guztiak zerrendatzeko

eta ospitale honetatik kilometro gutxitara badugu

gernikako ospitalea hain zuzen eta zentro honetako hirugarren solairua hutsik dago

beste aldetik beste herrialde batean badugu beste zoragarri bat orain dela gutxi inauguratuta eibarko ospitalea

hutsik dago ere gernikan bezala berriro ere nabarmendu behar dugu planifikazio falta egon dela

urdulizen beste ospitale bat inauguratu zen irisgarritasun araudia betetzen ez duen ospitale bat eta aipatzekoa da ere

osasun zentro berriko klimatizazioa sistema egokitu behar dela bi mila hamazazpian inauguratutakoa eta orain berriro ere gastatu behar dira

egokitzeko beraz luze

baina interpelazio honen helburua haratago doa

eta hori zure helburua bada eskatzen dizut zure txanda gainbehera horrekin amaitzeko hartuko dituzun neurriak azaltzeko
erabiltzea besterik ez eskerrik asko eskerrik asko blanco
anderea jaurlaritzaren ordezkaria murga anderea zurea da hitza

legebiltzarkideok egun on guztioi blanco

creo que va un trecho ez naiz ezkutatzen egoera gogorretan eta dagokidan erantzukizuna onartzen dut

egokia iruditzen hainbeste urteetako lana oztopatzen saiatzea

en el que creemos euskadiko lehen mailako arretarako estrategia martxan jarri berri dugu hogeita hamabost ekintza zehatzekin gizarteari zerbitzu hobe bat eskaintzeko

onartu egiten dugu grebarako deia baina nire ustez

elkar ulertzean sinesten dut sistemaren profesionalen eta gizartearen onurarako formulak bilatzeko

murga andrea denbora agortu da eskerrik asko blanco anderea zurea da hitza

ze zerrendatu ditut gai asko kontu asko plantilla azpiegitura greba lan baldintzak zerrendak kimioterapia

lehenengo arretari buruz bakarrik hitz egin duzu nik ulertzen dut agian hasieran zaudela agian ez duzula oso ondo

nola joaten diren kontrol plenoak baina normalean etortzen gara galderak egiteko eta zuek horren inguruan erantzuten duzue

arreta onkologikoa lehentasun bat dela horregatik joan den urtean euskadiko onkologia plana aurkeztu genuen

argi esango dizut kontua ez da giza baliabideen arazoa izan mediku onkologo gutxi daudelako egoera puntual bat

osasuneko sailburuari egina gurutzetako ospitaleko paziente onkologikoei arreta egokia ez emateari buruz

presidente anderea legebiltzarkideok garrido anderea

atzerapen denbora nahiz eta estandarrak gainditu ez diren laburragoa izan zitekeen eta izan behar zuen saturazioa puntuala izan da

jartzen jarraituko dugu eskerrik asko eskerrik asko

hogeigarren puntua galdera juan luis uria serrano elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina lehen arretako azpiegituretako inbertsioen egungo egoerari buruz

bakartxo tejeria andrea consejera

eskerrik asko uria jauna murga anderea zurea da hitza

modernizazioa badago osasun sailaren eta osakidetzaren lehentasunen artean baina lehen mailako arreta sendotzeko

eskerrik asko eskerrik asko

eskerrik asko amaitu zaizu denbora bai eskerrik asko

osakidetza eta osasun saialaren lehentasuna eskerrik asko eskerrik asko sailburu